osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen ohar txiki batzuk lehenik eta behin dakizuen bezala gaur odol ematea da behar handia omen dago oporrak direla eta esan didate mezua helarazteko guztioi eta mesedez animatzeko bigarren

azkenean egiten ditugu eztabaida egin eta gero azkenean jendea lasai egon dadin baina explicación de voto bozketaren ondoren izaten da eta aurretik egingo dugu gai bakoitzean aldeko txanda kontrako txanda eta explicación de voto egingo dugu eta gero azkenean bozketa bai ados

euskadiko eskola kontseiluei buruzko urriaren hogeita zortziko hamairu barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzen duena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu zuzenean hemen aldeko txandan barrioz gain nork gehiagok parte hartu nahi du

jauna aurkako txandan parte hartzerik ez dagoenez ba explicación de voto edo boto azalpenera pasatuko gara

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok gaurko osoko bilkura hasten dugu euskal talde parlamentario popularrak aurkeztutako lege proposamen batekin hain zuzen ere urriaren hogeita zortziko hamairu barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea

eskola kontseilua aldatzeko asmoz beraz aholkatzen duten aldaketa euskal eskola kontseiluan irakaskuntzako kooperatibo kide bat sartzea da eta horrela

taldekide bat gehiago edukiko luke lege proposamen honek dudarik gabe parte hartzearen eztabaida irekitzea baimentzen du elkarrekin podemosen izaeran doa parte hartzea hezkuntza komunitatearen gizarte

ezinbestekoa dela uste dugulako batez ere beraiengan eragina zuzena duten arloetan eta kasu zehatz honetan

eskola kontseiluaren bitartez irakaskuntza kooperatibek parte hartu ahal izango dute euskal eskola kontseilua parte hartze hori baimendu duen organoa da hori behintzat ezin da zalantzan jarri hala ber

zaharkituak daude eta gure iritziz aldaketa sakonak behar dituzte horregatik elkarrekin podemosen hauteskunde programan

zehatz bat aipatzen genuen eskola kontseiluaren kide kopuruan ez ginen zentratzen

garrantziaz baizik hain zuzen ere gure programan

aipatzen genuen eskola kontseiluen protagonismoa indartzea beharrezkoa zela eta oro har eskola komunitateen egungo eskola kontseiluen legea berrituko duen

lege bat garatuta beste modu batean esanda guk benetako parte hartze aktibo baten apustua egiten dugu eta

osoa behar beharrezkoa da aldaketa sakonei buruz hitz egiten ari gara eta ez adabakiei buruz la participación

baietz bozkatuko duela euskal talde parlamentario popularrak aurkeztutako lege proposamen honi euskadiko eskola

hamairu barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzen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

baiezkoa emango dugu barrio jauna alde batetik gure kultura politikoaren baitan dagoelako eztabaidari eztabaidei bide ematea eztabaidatzea eskuarekin kontatutako salbuespenak kenduta beti delako

eta beraz formari dagokionean bidea emango diogu eztabaida honi eta bestetik edukiari dagokionean kasu honetan edukiarekin bat gatoz hezkuntza komunitatearen parte den eragile bat eskola kontseilua

proposatzen delako beraz eskari logikoa parte hartzea zabaltzea proposatzen delako eta bestetik ere

aurreikusia geneukan eskola kontseiluen lege aldaketa

bere izaera eta funtzioei buelta bat emateko eta eskola kontseiluak hobetzeko eta bermatzeko beraz

eskola kontseiluei buruzko legea eguneratu eta indartzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak

lehendakari sailburu legebiltzarkideok eta konfekoopeeko ordezkariok egun on labur bada ere emango dugun botoaren zergatia

gure taldeak aldeko botoa emango dio euskadiko eskola kontseiluei buruzko legea aldatzeko aurkeztu den lege proposamena aintzakotzat hartzeari

aspaldiko legea delako eta lege horretan finkatzen direlako eskola kontseiluen egitekoak

batetik hezkuntza komunitatearen parte hartzea ahalbidetzen du irakaskuntzaren programazio orokorrean eta gobernuak hartzen dituen oinarrizko erabakietan horrez gain

lege proiektuak dekretuak planak nahitaez kontsultatuak izan behar dira irakaskuntzarekin zerikusia duten gaiei buruzko proposamenak egiten dizkio

eta euskadiko hezkuntzaren egoera ere ebaluatzen du kasuan kasuko txostenak landu eta argitaratuz eta eskola kontseiluaren egitekoak berez garrantzitsuak eta ugariak direlako

parte hartu ahal izatea begi onez ikusten dugu aurkeztu den lege proposamenak gainontzeko kideekin batera eskola kontseiluan kooperatibei lekua egitea

eta ez dugu kontra agertzeko inolako arrazoirik ikusten esan beharrik ere ez dago kooperatibak eta kooperatiben mugimendua euskal gizartean ondo sustraituta daudela aspaldidanik eta hainbat sektoretan dihardutela lanean besteak beste hezkuntza edo irakaskuntza arloan eta nik baino lehen hitz egin duten bozeramaileek hainbat datu eman dituzte irakaskuntzako kooperatiben inguruan eta ez ditut nik orain errepikatuko

kontseiluan ordezkaritza izateak euskal hezkuntza sistemaren argazki osoagoa izatea aldera lagungarri izango dela uste dugu kooperatiba izateagatik kide izateaz gain bestelako sare edo elkarte batzuetan txertatuta dauden hainbat errealitate eta proiektu desberdinez ari gara besteak beste

aberasgarria izango da kooperatiben iritzi ikuspegi eta ekarpenak ere

eta lehen esan bezala legea onartu zenetik hona urte ugari igaro dira eta begi onez ikusten dugu legean egokitzapenak egiteko aukera

egitea baina horretaz datozen asteetan hitz egiteko eta adosteko aukera izango dugu eta hortaz momentuz besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea

lege proposamena industriaren sustapen eta eraldaketarako

ekainaren hamareko bost barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legea aldatzen duena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko

eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan popularrez gain beste inork ba orduan barrio jauna zurea da hitza

mesedez isiltasuna jarraitu mesedez gracias presidenta

boto azalpenera joango gara euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

gure pentsaera ere aldatu du konturatu gara ez dela izan krisialdi finantzariorik soilik

kapitalismoaren erortzearen hasiera eta horrekin batera kapitalismoak berak ekarri dizkigun baloreak kolokan geratu dira indibidualismoa

merezi duena eman behar diogu etorkizunari begira ez dugu eredu minoritariotzat hartu behar

non beste interes batzuen gainetik jarduera ekonomikoak lehentasuna ematen die pertsonei eta gizartearen garapen iraunkorrari

bai eskerrik asko eta egun on guztioi gure bozka aldekoa izango da guretzat oso agerikoa delako gizarte ekonomiako agenteek euskal

gizarte ekonomia hainbat sektoreetan presente dago eta jakina industria sektorean ere

adierazle direnak kooperatibak batik bat beraz euskal industriaren sustapena eta eraldaketa helburutzat duen erakunde batean ordezkaritza izan behar dute spriren web orrian agertzen da erakundearen misioa dela

bultzatzea eta sustatzea bide horretatik aberastasuna sortuz euskadin eta herritarren ongizate maila hobetuz giza garapen iraunkorra indartuta eta nire galdera da euskal enpresa horien artean

ez al dira kooperatibak ez al da interesgarria misio hori lortzeko kooperatiben ikuspuntua ere ezagutzea ez al da interesgarria

sistema ekonomikoaren erdigunean jartzen dituen eredua eredu kapitalista klasikotik aldenduz hau da beste eredu ekonomiko bat duen

pasa den martxoaren hogeita hiruan legebiltzar honetan gizarte ekonomiaren onurak jarri genituen denok mahai gainean eta eztabaida horretan esan nuen

confebaskek bere baitan biltzen dituen enpresa kopururik handiena esaten du gobernuak hori neurtuta al dago nik dakidala ez nahiz eta behin eta berriz gizarte eragile ezberdinek eskatu izan duten

bere presentziarekin confebaskena merkataritza ganbarena eta elkargirekin jarraitzen du gobernuak confebaskek ordezkatzen ditu kooperatibak confebaskek gizarte ekonomiaren ikuspuntua eramaten du sprira

gizarte ekonomiako agenteei bertan dituzue galdetu diezazuen hauek diren ordezkari eta gobernuaren azkeneko esaldia gizarte ekonomia bezalako talde jakin batekin salbuespen bat egiteak ekarriko luke sektore lurralde

beste hainbat talderen zentzu bereko hainbat salaketa benetan azken esaldi honek agerian uzten du ezjakintasuna beraz euskal herria bildurentzat argi dago gizarte ekonomiak baduela zeresanik

sprik bultzatu beharreko politiketan bere errealitatetik bere esperientziatik bere ikuspuntu aberasgarria gehituko dutelako euskal

eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena

sarrera gehigarriak lortzeari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentuan daukazue gobernuaren irizpena beraz besterik gabe elkarrekin podemos aldeko txandan beste norbaitek parte hartu nahi du elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

azpiazu sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi gaurko honetan foru zerga batzuen

ekarri dugu legebiltzar honetara badira jada aste ugari honi buruz hitz egiten egon garela bai azpiazu sailburuarekin baita pasa den asteko bilkuran edota prentsan bidez ere bai gure

ezinbestekoa da zerga sistemari buruz hitz egitea ganoraz egitea eta herri konpromisoaren elkartasunaren eta

azpian egitea beste batzuk ordea zerga sistemaren mamua

arazoa bera bakarrik konponduko balitz moduan

tolesgabetasun puntu horrekin baina bihar apika

zuen gaurko borroka gizarte guztiaren eskubideak bermatzeko izan dadin el resto de recargos reportarían

aurkako txandan nork parte hartuko du alderdi popularrak

eskerrik asko berriz ere mahaiburu anderea

aplicar recargos a los impuestos eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna erantzuteko damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna boto azalpenari paso emango diogu euskal

eskerrik asko egun on berriz ere gaur elkarrekin podemos taldeak mahai gainean jarri du zenbait zergen gaineko errekargua indarrean jartzeko lege proposamena

agerian usten du zerga politika politika publikoak egiteko baliabide publikoen inguruko eztabaida nahiz eta batzuk kontrakoa nahi izan

euskal herria bilduk behin baino gehiagotan ekarri du zerga politikaren inguruko eztabaida legebiltzar honetara eta pozten gara

ere ekartzeaz guk gaur aldeko botoa emango diogu lege proposamena aintzat hartzeari uste dugulako eztabaida ematea ona dela

jada ogasun nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bateginean proposatzaileak esan duen moduan aurreikusten delako zehazki hogeita hamabostgarrena

egia da errekargu hauek ezartzeko aukera jaurlaritzak mila bederatziehun eta laurogeita hiruan bakarrik erabili zuela garaikoetxea lehendakariaren garaian uholdeak

hau da aparteko egoera baten aurrean

baina egia da ere aukera hori egon badagoela eta ez dugu oso atzera joan behar ikusteko gobernu bat tresna hori erabiltzeko aukerak aztertu zituela lópezen gobernuaren garaian alegia eajk zuzendutako aldundiek zerga erreformari ezezko borobila esaten zioten bitartean aguirre sailburuak errekarguen aukera aztertu zuen jaurlaritzak ito zorian

denok gogoratzen ditugu jose luis bilbaoren hitzak ekonomiaren behiak ez du ematen esne nahikorik kontua ez da gehiagotan jaistea baizik sendatzea gaixorik dago eta lópezen gobernuaren kontrako kanpaina pil pilean zegoenean

gaur egun jaurlaritzak ezin bestean aldarrikatzen duen instituzio partekatuen

lurralde historikoetako instituzioen arteko koordinazioa harmonizazio fiskala eta lankidetza batzuk

politika txarra egiteko erabili izan zutela une hartako jaurlaritzaren ekimen politikoa guztiz blokeatzeko zehazki tamalez

heldu ahala zerga erreformarako arazoak desagertu ziren

eta egin zuten kuriosoa benetan zeinekin eta egin zuten noiz eta bere gobernuaren agintaldia murriztu ondoren jaurlaritzaren diru iturriak estutuz eta zerga erreformaren beharra ukatuz guk behin baino gehiagotan esan dugu eta horrela

politika publikoak egiteko jaurlaritzak eta beste hainbat instituzio publikoek dituzten baliabide arazoek agerian uzten dutela zerga erreformaren beharra

zerga erreformaren beharra eskatzearekin baina beste behin ere instituzioen arteko lankidetza agertu egin da eta baita

eskerrik asko presidente andrea eta egun on guztioi ba gure taldeak aurkako taldea emango du eta saiatuko naiz azaltzen

alde batetik hor daukagu eusko jaurlaritzaren iritzia eta guk bat egiten dugu horrekin

argudio eta arrazoiekin bestetik ez gatoz bat ekimenean bertan azaltzen diren aurrekari zioen adierazpen eta proposamenaren edukiarekin eta esan beharra daukagu ere bai

azalpenik jaso ez direla harremanetan jarri gurekin ekimena aurrera

antzeko zerbait gertatu dela horretaz aparte kontra bozkatzeko arrazoi nagusiak

lehenengo eta behin zioen adierazpenean esaten da azken urteotan

ganbera honek bere zerga esparruko eskumenak balia ditzan diru sarrerak handitzeko helburuarekin eta aipatzen ditu bereziki euskadiko ogasun nagusiaren antolarauei buruzko legearen

errekarguak ezartzeko aukera eta hori ez da zuzena izan ere aurrekari bakarra daukagu

hartu behar izan zen mila bederatziehun eta laurogeita hiruko abuztuko uholdeek

edo kalteei aurre egin ahal izateko hortaz erabat apartekoa

eta argi geratu zen errekarguaren izaera iragankorra eta apartekoa zela ordea

lege proposamenaren zioetan ez da inondik inora horrelako egoerarik justifikatzen eta gure taldeak behintzat ez deritzo

gaudenik bestalde guk ez daukagu eragozpenik aitortzeko gustatuko litzaigukeela askoz ere diru sarrera gehiago izatea eta nori ez

guretzako zerga politikaren helburu bakarra ezin da izan gero eta diru sarrera handiagoak izatea beste hainbat inguruabar kontuan izan gabe eta horrekin esan nahi dut helburu horrez gain ehun produktiboaren lehiakortasuna indartzen laguntzeko edo aberastasuna eta enplegua sortzeko ere

horren harira gure legebiltzar taldean prest gaude zerga sistemaren inguruko hausnarketa eta eztabaida burutzeko

urtean egindako zerga araudiaren erreforma ebaluatu eta ondorioak ateratzea hain zuzen ere datu zehatzetan

oinarritutako erabakiak hartu ahal izateko edozein kasutan ez dugu uste errekarguak ezartzea egokiena denik are gutxiago proposatzen diren portzentajeak

ere ez dagoenean zehaztuta ez dakigu zertan oinarritzen den

zergatik portzentaje horiek eta ez beste batzuk adibidez gure aburuz horrelako proposamen batek askoz ere hausnarketa sakonagoa eskatzen du ariketa serioagoa eskatzen du eta ez da nahikoa esatea diru gehiago behar dugunez

are gutxiago euskal autonomia erkidegoko erakunde eta zerga sistemaren aurkakoa

izan ere instituzioen arteko adostasunean koordinazioan eta lankidetzan oinarritutako ereduaren kontra egiten du proposamen honek ezin da albo batera utzi

araudien balizko erreformak adosteko eskumenduna horiek guztiez gain atentzioa eman digu hogeita hamabostgarrena artikuluko errekarguak ezarriko zaizkiela

enpresen irabazien aurrezkien bigarren etxebizitzen salerosketen edo jokoaren gaineko zergei ez dut errepikatu nahi aurreko txandetan eman dituzten azalpenak baina egia da atentzioa eman digula enpresen mozkinei buruzko aipamen horrek

ez delako errekargurik agertzen sozietateen zergen gainean baina egia da ere bai elkarrekin podemos taldeak aurreikusi duela gabezia hori

erabiltzen du sozietateen gaineko zerga gehituz ere bai ba kasu horretan guk nahita ere ezingo genuke hori babestu proposamenean

horrelako ekimena aurkeztu aurretik esan dugun bezala komeni da aurretik azterlana egitea eta baita ere aldatu nahi den lege testuaren aurrekari eta nondik norakoak ezagutzea agerian denez talde proposatzaileak ez du ariketa hori egin bestela jakingo luke iraganean sozietateen zergaren gaineko errekarguaren aukera ere jasotzen zuela antolarauen legeak

beren beregi konstituzio hartakotzat jo zuelako

aipatutako arrazoi nagusiarengatik ezezkoa izango da

eskerrik asko orbegozo jauna gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena

bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan eta besterik

eskerrik asko macazaga anderea aurkako txandan parte hartzerik ez dagoenez

en esta cámara muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

egun on guztioi gure bozka aldekoa izango da macazaga

kontuengatik eta lehen nire kide den rebeka uberak esan duen bezala bat printzipioengatik uste dugu ez dela zilegia eztabaidei atea ixtea eta forma hutsarengatik baldin bada ere honi bide emango diogu baina bigarrenez baita edukiari dagokionez

urtarrilean hitz egin genuen azken aldiz honetaz eta bertan esposatu genituen argudioak eta arrazoiak berriro ez ditugu errepikatuko baina bai argi utzi nahi duguna da gure aburuz ere herri kontuen euskal epaitegiak

alegia diru publikoak administrazio publikoen bitartez era egokian erabiliak izan diren ala ez aztertu eta egikaritu egiten dute eta hala baldin ez bada salatu egiten du beraz

jabetuta uste dugu datozen lege proposamen guztiak

onena egiteko esaten dugu independente izan behar dela esaten dugu objektiboa izan behar dela esaten dugu profesionala izan behar dela beraz orain arte

honi ere baiezkoa emango diogu hala ere nabarmendu nahiko nuke sémper jaunak esan duena ere arrazoia ematen diogu

zentzuzko gauzak esaten ditu gaur sémper jaunak esan duen bezala eta hori nabarmendu nahiko genuke aurreko legealdian bazeuden ez bat bi lege proposamen bata alderdi popularrarena eta bestea eh bildurena eta urtarrilean uste dut esan nuela ere guk

lege hau aurrera ateratzeko ikusita aurreko legealdian zer gertatu zen beraz esan bezala ponentzian ikusiko elkar eta espero dugu lehenbailehen herri kontuen epaitegi honek beharko dituen egokitzapen ahalik eta gehien egitea beronen
funtzioak ahalik eta egokien bete ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna gorospe anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zurea da hitza

zure baimenagaz legebiltzar buru andrea

euzko abertzaleak legebiltzar taldeak elkarrekin podemosek aurkeztutako lege proposamenaren

legea aldatzekoa alde bozkatuko dogu

aurreko legealdian eta bai aurten ere beste lege proposamen batzuk aurkeztu

legebiltzar honetan eta arrazoi berberegatik nahiz eta

lege proposamenaren zioan irakurri ahal izan doguzan arrazoi batzuekaz ez dogu bat egiten

badagoala gardentasunaren eta gobernu onaren bidetik hobetzeko bidea eta uste dugu elkarrizketaren bidea erabilita

erakunde hau eta beste batzuk hobetzeko aukera

eta jarrera oportunistak eta demagogikoak alde batera utzita uste dugu gaitasuna daukagula horretarako bai esan gure legebiltzar taldearen ustez uste dugula ona dela behar den denbora eta lasaitasuna hartzea guzti hori aztertzeko gertatu esate baterako lege honen inguruan gertatutakoa

legebiltzar talde konkretu batek proposamen konkretu batzuk eginez aldatzeko lege hau eta sei hilabete beranduago ba beste lege proposamen bat aurkeztu izan duela

hau da edo bata edo bestea edo biak arintasunez egindako lege proposamena eta orduan hori gertatu ez dadin

lasaitasunez behar den denbora hartuz eta aurrerantz egingo dugu eskerrik asko eskerrik asko

andrea gai zerrendako bosgarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

horretan etor daitezkeen energia ministerioaren erabaki eta aginduen aurrean helegitea ipintzeko beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

inondik inora gure asmoa berriro garoñaren eztabaida ganbara honetara ekartzea gaurkoan halabeharrez egin dugu aurreko otsailaren bian onartutako erabakien ondorioz eratorritako hainbat kontu aurrera behar bezala eramateko

proposamen hau ekartzea helburua beraz gaur ez da hainbeste garoñari buruz eztabaidatzea baizik legebiltzarreko mahaia eta ganbara honetako zerbitzu juridikoak ahalduntzea

aurkako hurrengo ekimenak aurrera eramateko aurreko otsailaren bian alderdi sozialistaren jatorrizko

erdibideko zuzenketaren ondorioz honako testu hau onartu zen bosgarren puntuan hain zuzen esaten zen eusko legebiltzarrak erabaki duela

garoña berriz irekitzea azter dezatela beharrezkoak izan daitezkeen instantzia judizial guztietara jotzeko aukerak eta txosten bat ere egin dezatela

aztertuko duena zer aukera juridiko administratibo izan daitezkeen edozein eremu juridiko eta administratiboetan jarduteko garoña behin betiko ixteko

ordutik gaurdaino hainbat kontu gertatu dira eta beno pixka bat errepasatzearen eta azaltzearen zergatik

lehendabizi esan behar da otsailaren zortzian segurtasun nuklearreko kontseiluaren ebazpena etorri zela eta gure iritziz eta ez bakarrik gure iritziz gero zerbitzu juridikoek egindako txostena irakurriz ikusten da bueno arduragabekeria bat izan dela ebazpen hori

izugarrizko hutsuneak dituela eta kontraesanak badaudela beraz helegiteak jartzeko aukera ere ematen zuela hori jakin izan genuen otsailaren hogeita hamaikaean zerbitzu juridikoen txostena iritsi zenean eta txosten hori

bai iruditzen zaigula iruditu zitzaigun bere momentuan badaudela hainbat kontu garrantzitsu egiteke jendarteak eskatzen digun bezala

kontu nagusietan laburbilduko nuke txostena alde batetik eta lehenik legebiltzarrak zilegitasun osoa duela garoñako zentral nuklearraren

administrazio prozeduran parte hartzeko arabako bizkaiko eta

defendatze aldera bigarrenik helegitea jarri daitekeela segurtasun nuklearreko kontseiluak otsailaren zortzian

legebiltzarrak ohiko helegitea aurkeztu dezakeela baldin eta azkenean espainiako energia ministerioak garoña berriro irekitzeko baimena ematen badu beraz ministerioaren kontra egin lezake berraztertzeko errekurtso baten bitartez edo zuzenean

joaz hori horrela izanda gaia martxoaren zazpian pasa zen legebiltzarreko mahaitik eta

ikusirik presa edo urgentzia zegoela helegiteak sartzeko denbora agortzen ari zela martxoaren hamalauko mahaiaren bilkuran agiri bat

mahaiak pasea mahaiak zerbitzu juridikoak ahalbidetzeko helegite hauek jartzeko baina prozedura aldetik ezinezkoa

aurkeztu genuen gaur hemen eztabaidatzen ari garen eta espero dut

urgentziazko lege proposamen hau eta azken finean gaur eskatzen duguna da legebiltzarrak garoñako zentral nuklearraren berrirekitzea galarazteko eskura dituen baliabide guztiak erabiltzeko konpromisoa hartzea

hartu zen bezala eta konkretuki zehazki csnaren

aurrean azter dezatela zerbitzu juridikoek zer egin daitekeen eta baita bidea ematea mahaiari ere berriro osoko bilkuran ez eztabaidatzeko espainiako gobernuak garoñaren berrirekitzeari pasea ematen baldin badio

hori da gaur eztabaidan daukaguna eta gaia mahai gainean dudanez utzidazue beste bizpahiru kontu esaten hitza utzi aurretik alde batetik garrantzitsua da azpimarratzea

beste hainbat prozesu eman direla eta garrantzitsua dela azpimarratzea aurreko martxoaren hogeita hamaikaean hau da aurreko astean akziodunen batzar orokorrean alde batetik garoñaren aurkako foroak beste alde batetik greenpeacek ignacio sánchez galani galdera egin ziotela batzar horretan

asmorik bazuten edo behin betiko itxi eta eraisten desmantelatzen hasteko asmoa zegoen ignacio sánchez galanek

ez dagoela asmorik endesari esango diotela

biltzeko eskaera egingo dutela eta iruditzen zaiela garoña ez dela ireki behar beraz nolabait esatearren albiste ona izan daiteke

direla arrazoi onenak zeren berak bakarrik aipatu

kontu ekonomikoak eta guri iruditzen zaigu gaur egun segurtasun nuklearraren inguruko aipu bat gutxienez merezi zuela

atzo bertan izan genuen aukera agerraldi bat izateko ingurumen batzordean zeren euskal herria bilduren konpromisoa izan zen eta da

ahal dugun guztia egitea berriro diot deklarazioetaz haratago ahal dugun guztia egitea garoñari harriak jartzeko ez

eta atzo argi ikusi genuen nola gaur egun ematen den prozesuan hainbat hutsune badaudela eta hainbat egiteko ere jarri zizkiguten

eta beraiek esaten dute eta aurrerantzean hitz egingo dugu honetaz beste taldeak ere ados baldin bazaudete nola baditugun hainbat aukera besteak beste legebiltzar honetara

bere agerraldi bat eskatzea eta bestalde esan ziguten baita beste bide bat ireki daitekeela baldin eta espainiako gobernuak garoñari pasea ematen baldin badio eta da aarhuseko konbentzioa eta konbentzioa aipatzea

akzio juridikoak ere eman daitezkeela europako beste hainbat lekuetan gertatu den bezala iruditzen zait hor ere aukera polita ireki zaigula eta lanean jarraitu behar dugula hartu genuen konpromisoa betetzeko eta hirugarrenik eta

beste interesezko gertakari batzuk izan direla eta kalean izan dira

lehendabizi gasteizen otsailaren hogeita hiruan giza kate erraldoi bat egon zen eta martxoaren hemezortzian berriro

euskaldunak bete genituen gasteizko kalea zuriaren plaza bete genuen eta bueno kale

izan genuen eta berriro han ere eskakizuna guretzako iruditzen zait hemen ere kaleko oihartzuna entzutea oso interesgarria dela

dezagun ahal dugun guztia eta gaurko gure

ea egiten dugun ahal dugun guztia eta onartzen dugun legez besteko proposamen hau

izaten dugun ganbera honetako legebiltzar honetako zerbitzu juridikoekin hurrengo

aztertzeko ondo emateko eta behingoz eta betiko legebiltzar honek ere bere interesezko izaera hori

aukera hori izan dezan berma dezan eta hortik aurrera erabil dezan
besterik gabe eskerrik asko otero jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

rojo anderea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramírez escudero jauna zurea da hitza

urte bukatu aurreko garoñako zentral nuklearraren itxiera amestu ahal dugu behin betikoak ahal dira joan den

akziodunen batzan esandako hitzak gertatzen dena gertatzen dela ere eusko legebiltzarrak zentralaren berrirekitzea ahalbidetzen duen segurtasun nuklearreko kontseiluaren ebazpenari

bai eskerrik asko laburrean bada ere ez nuen asmorik bigarren txanda erabiltzeko baino barrio jauna zu entzunda benetan gogoa ematen du hona berriro etortzeko eta

lehenbailehen eztabaidatzeko euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena

talde proposatzailearen txanda da euskal sozialisten taldearen ordezkaria pastor jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

edo talde parlamentariak aurkeztutako ekimenak etaren

ebazpen moduko bat aurkeztu dugu egia da legebiltzar honetan sortutako testuak edo eztabaida honetarako

ñabardurak ñabardura berdin nafarroan eta beste

indarkeriaren amaiera ordenatua izan behar duen atal horretan

hitz egitea hau da armagabetzearena hemen bi gauza daude inportanteak

erabakia hartu izana etaren aldetik orain bost urte eta erdi

jakina bakoitza bere azterketa egingo du baino ardura ezberdinak egon daitezke

armagabetzen bere burua armak utzi edo uzten zituela erabaki eta ez du asmatu

dena delako analisi baten eskutik bere garaian

erabakiaren benekotasuna ere edo benetakotasuna ez zuela ere ziurtatu nahi izan eta ondorioz etorri dira

azpimarratu behar genukeela gaur egun bizi dugun egoera bata eta desarmatua

ganoraz txukun egiten den egin beharrekoa datorren larunbatean eta gero ondorengo beste eszenategi bat eta da

eta desarmatua eta eta desagertua zergatik ziur gaude

ondorioak ondorioak kudeatu ahal izateko eta desarmatua egon bai eta eta desagertua izateak ere

gabe horregatik aurkeztu dugun ekimenak ditu bi hiru puntu bai eskaerak

nolabait ere aitormenak ere baina etari armagabetzea eskatzen zaio

erabaki bat izanik osoa izan dadila ziurtatua izateko modukoa izan dadila eta egiaztatua nazioarteko egiaztatze

eskatzen diogu eta eskertzen diogu egin duten lana eta eusko jaurlaritzari eskatzen diogu ahal duen neurrian antzeko prozesu batean jar ditzala jarri beharreko bermeak

beste gobernu batzuekin ere hitz egin behar duela eta espainiako gobernuari esaten diogu ez oztopatzeko erraztea

baina orain arte gertatutakoa gertatu badira izan da

buelta gaitezen inportanteena den gaira gure zaharrak baita politikan

analisia egiterakoan esaten zuten armak hartzea erraza da uztea da zaila uztea da zaila

armak hartzea erabili eta uztea ez da anekdota bat politikari batek

handi bat izan duen politikari batek idatzi duen bezala ez da anekdota bat armak ez dira

sufrimendua sortu duten egin duten mina izugarria delako horregatik badu garrantzia

baina kontestu horretan jakinda zertarako erabili diren eta gu hemen legebiltzar batean gaude badakigu badakigu baita ere diferentziak diferentzi indarkeria hori erabili dela helburu politikoekin

helburu politikoak lortu nahi zituzten indarkeria

beraz guri ere badagokigu azterketa bat egitea inportantea da erabakia

gehiago ez sortzea min gehiago ez egitea baina sufrimendu hori

egin nahi zen politika baldintzatzeko horregatik hor galdera batzuk gelditzen dira eta esaten da eta bakarren batzuk karakterizatu nahi dute eta desarmatua

desarmatua eta desagertzeko bidean jarri behar da zergatik eta euskal herriak sortu eta batzuk sortu zuten

batzuk sortu zuten eta badakigu denak bere urte guzti hauetan

sortu duen eragin duen horregatik

hizketan egiteko aukera izan genuelako esaten genien

zuek herri honi zor diozue bakea errespetua eta agian barkamena ere eskatu beharko duzue uzten dituzuenean armak

gertatu da eguna horregatik denbora politiko hauek nola kudeatzen

oso inportantea da eta jaurlaritzak jokatu behar duen papera ere horregatik

gobernu honen buru bezala lehenbizi aitortu nahi diogu orain arte diskrezio osoarekin egin duen lan guztia eta aldi berean baita ere eskatu jarrai dezala gobernuarekin legebiltzar honekin kontatuta noski etorkizunean ere eszenategi berri horiek osatzen eraikitzen eta joan gaitezen

euskadiren eta euskal gizartearen baketzeak bi alderdi edo bi dimentsio dauzka bata

eta bestea izango litzateke normalizazio politikoa baina biak biak eskatzen dute edo biek daude giza eskubideekin lotuta eta baita ere justiziarekin lotuta eta biek eskatzen dute

bidegabekeriak izan diren ekintza guzti horiek giza eskubide urraketa guzti horiek kalifikatzea eta nola armak uztea anekdota bat ez den eta

zergatik armak erabili egin dira sufrimendua sortu dute galdera pare bat

gizarte honek merezi duelako baita ere informazio hori edo gogoeta hori bakoitzak bere perspektibatik herritar bezala

zergatik hartu da armak uzteko erabakia

zergatik orain eta ez lehen eta hirugarrena borroka armatua indarkeria

ezkongarriak dira eta ez badira zergatik eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularrara alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko martínez jauna eskerrik asko

eguerdi on denoi onartu behar dut gaurko eztabaida honi nentorrela

eta pentsatzen nuen gainera sentimendu horiek hemen partekatuak izango zirela interbentzio batzuk saiatu dira poz partekatu hori satisfazio sentsazio hori goibeltzen

berri on baten aurrean aurkitzen garela berri on bat izango da parlamentu honetan ere gaur hartuko dugun erabaki hau eta ebazpen honetatik baita ere berri ona izango da zabalduko den

zabalduko diren aukera berriak eta larunbata honetatik aurrera

fase berria orain dela bost urte egia da etaren hitza bagenuen egibar jaunak aipatu du etaren erabakia berriro ez jarduteko borroka armatua

geratzeko eta orain hitza horretatik ekintzara pasako da hitza urrats praktikoa bilakatuko du etak orain larunbata honetan urratsa daukagulako bakearen alde

urrats sendoa urrats praktikoa urrats definitiboa urrats behin betikoa eta urrats egiaztagarria armagabetzeko urrats hori

pentsatzen dut momentu historiko bat bizitzen ari garela ixten delako ziklo zahar bat eta zabaltzen ari den berri baten aurrean aurkitzen garelako puntu horretan bertan inflexio puntu horretan bertan aurkitzen garelako momentu honetan orain dela hilabete batzuk eh bilduk kaleratu zuen dokumentu bat laguntzeko

hirurogeita zortzi ekintza erresolutiboak agertzen ziren gauzak gertatzeko mugimenduak egon zitezen nolabait bermatzeko

biktima guztien aitortza eta erreparazioa etaren armagabetzea

eta lurraldearen desmilitarizazioa lau karril ezberdin bakoitzak bere eragile bere logika bere baldintzak bere zirkunstantziak dituena

bere zailtasunak esaten genuen karril batean aurrera egiteak lagundu behar zuela baita ere beste karriletan aurrerapen eraikitzailea egon zedin etaren armagabetzearen karrila beteko da larunbata

guztiz ekitaldi bakar batean kolpe batez burutuko da armagabetzea agortu egingo da karril honetan beharrekoak ekimen horrek esan behar dugu asebetetzen gaituela pozten gaituela berri on bat bada eta

horren urrats definitiboak eta behin betikoak emango balira

eta guk iragana ahaztu gabe etorkizunari begira jarri nahi dugu zalantzarik gabe asko geratzen da etorkizunean egiteko

ukatu beste eszenatoki berri batean gaude gaur beste urrats bat eman nahi dugu horretan eta urrats hori emateko beste elementu bat azpimarratu nahi dut gaur ezberdinen arteko adostasun garrantzitsu batekin gatoz honetara testu bat dugu adierazpen bat dugu erabaki bat onetsiko dugu zuzenketarik merezi

testua izan da eta adostasunak bilatu dituen testu bat izan da niretzat

formulazio zehatza baino testua baina garrantzitsuagoa hartzen dut testuinguruan eragiteko gaur

adieraziko dugun borondate partekatua batera egiteko prest agertu gara eta gainera ezberdinon artean egin dugu eta hori balioan jarri nahi dut helburuak merezi duelako erabaki honekin gaur laguntzen dugulako gertatu daitezen era positibo eta era eraikitzaile batean ez da nire ikuspegitik deklarazio soil bat baizik eta errealitate politikoan inpaktu handia duen ekimen bat diskrepantziatik baina haratago egia da ñabarduretatik baina haratago gaur

egingo dugulako atzoko agerraldiko hitz batzuk azpimarratu nahi ditut bertan bilbon egindako ekitaldian eskatzen zen

demokratikoki eta giza legez bideratzea eta tirabirak kudeatzeko elkarrizketa eta negoziazioari balioa ematea

gaur hitz horiek azpimarratu nahi ditut eta hitz horiekiko eh bilduren konpromisoa

zaila iruditzen zait honen kontra egotea

eman beharko dira honen kontra agertzeko eta pentsatzen dut gizarteak zalantzarik gabe ondo jasoko duela gaur hemen

eta egia esateko azken hamarkada hauetan ez dugu horrelako berri on asko luzatu gure herriari bide baten hasiera izan dadila bakea sartzeko bizikidetzaren alde lan egiteko

alde lan egiteko diskrepantzietan baino adostasunetan jar dezagun fokua jarri dezagun etorkizunean ere berri
onak ekartzen herri honentzako eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eztabaidarako asmo edo gogo handirik ez dut eta positiboki baloratuta eta kalifikatuta gertatzen ari dena nahiz eta bost urte terdi beranduago gauzatuko den eta erruak eta ardurak tartean daude eztabaidarako emango luke kasuan alderdi popularrak edo bere gobernuak

denbora guzti honetan etak hain zuzen ere alde bakarreko estrategia bat aplikatu zuelako hasiera hasieratik eta hori nonbait ez zen espero baina

solasaldietarako baina nik positiboki baloratuta berriro ere hemen garaipenaren

garaituak izan behar dira eta

positiboki baloratzen dutenen artean ere lehen aipatu dut euskaraz

nik uste dut hor dagoela gakoa eta notizia ona da baina jarri dezagun bere horretan zergatik aipatutako adierazpen horrek

poztasun guztia horregatik aurreko debate batean ere

letek esaten zuenez nik ez dut amets handirik ez dut

berak esaten zuen buruan utopiak eta gainontzekoak eztabaidan zeudenean debatea sortu zela eta jendeak galdetzen ziola eta beno baina zuek erradikalak zarete eta

ze pentsatzen duzue eta berak esaten du bere

ezetz eta gaiari heltzen dio eta esaten du

zoroak kontatu bizitza merezi zuten gazte ederrak hondatu bat bateko librakuntzaz

nik ez dut amets handirik ez dut zeru ederrik eskaintzen

etorkizuna eraiki behar dugu giza eskubideak aipatzen ditugu niretzako klabeak dira errespetua

izan daitezela benetakoak ez itxurazkoak garai berri bat datorrela eta nik itxurazko eta azaleko

gorroto handia dago oraindik gure artean gorrotoa dago gure artean eta benetakotasun horretara iritsi behar baldin bagara

horregatik bakoitzak bereak gu legebiltzar bezala jaurlaritzak bereak eta alderdi politikoak eta euskal gizarteak bereak mila esker
eskerrik asko egibar jauna euskal talde popularraren ordezkaria alonso jauna zurea da hitza

ez dudalako nahi sartu hemen ikusten ari naizenean

dugu legebiltzar honetan berriro errepikatuko dut entzundakoa dela eta errelatoaren borrokan

gaur ez dugu larunbatean jokoan dagoena borroka hori izatea jokoan dagoena baizik eta badela eta azkenik armarik gabe geratuko dela eta gainera ez zaiela ezer eskertu behar hau egiteagatik

beraz honek ere gaur izandako eztabaidak eta gaur edukitako

oraindik badagoela lan handia egiteko baina baita ere badauzkagula

hainbat leku eta hainbat borondate lan honetan jarraitzeko

hemendik aurrera egia da etorkizunera begiratu behar dela iragana ahaztu gabe biolentzia deslegitimatuz eta baita ere errelato bat ireki nahi badugu errelato partekatu bat eraikitzea

partekatu hori izatea oinarri bezala biolentzia honen deslegitimazioa eta

ez bakarrik biolentzia zuzena edo armak sortu duten biolentzia baizik eta baita ere oraindik gizartean badaukagun hainbat biolentzia forma ezberdinak biolentzia kulturala eta herri honetan oraindik instalatuta dauden hainbat gauza

horietan indar politiko guztiak egotea espero dugu atzo izan genuen argazkia oraindik ere

izatea atzo gizartearen parte oso handi bat zegoen argazki horretan sindikatu guztiak ia alderdi guztiak falta batekin

baina horregatik lehen iraganaz aritu banaiz orain etorkizunera dei bat egiten dut eta nahiz eta larunbata ez den poza izateko egun bat egia da ere

eta armarik gabe geratzea eta berri on bat izango dela eta azkenik disolbatzea eta bere ariketak bukatzea eta guri legebiltzarkide bezala

bai eskerrik asko berriro ere beno entzuten dut gatazka

oinarri politikoa azpimarratzen ari dela behin baino gehiago hori izan da alfonso jaunaren posizioa esaten du ideia bat dagoela azpian eta ados egon naiteke baina ez dut ari horretatik jarraituko

hitz egiten dudala esan dut eta berriro esaten dut nentorren pentsatzen gaur eztabaida

berri on baten inguruan eta goibeldu da nolabait berri on hori hainbat

honen gainean ere bota dalako egibar jaunak galdetzen zuen zergatik orain bai eta lehenago ez ba konpartitzen dugu frustrazio hori zurekin ere izan ere handiak berak ere

zitekeena era oso razonable batean arrazoizko batean

hamarkada luzeetan luzatu da eta frustrazio hori ere nik badaukat

gauza bat erremarkatu nahi dut eta da agian askotan esaten den moduan eh bilduren posizioa ez da markatzen etarekiko ze jarrera daukan baizik eta etaren

bortizkeriaren bukaeraren posizioan zein izan den gure arteko pegamendua edo eduki dugun común denominador hori eta izan da modu ordenatu

arrazoizko batean hau nolabait amaitzea nahi genuela ezinezkoa izan da beste era batera horrela etorri da guk nahi genuen hori era dialogatu

era negoziatu batean egitea eta pentsatzen dut zuk horrelako adierazpenak ere sinatu egin dituzula ezin izan da horrela heldu gaur egun daukagun eszenatoki hau eh bilduren ikuspegitik

eskerrik asko arzuaga jauna puntu honetara iritzita dudekin baino moztea erabaki dut plenoa

lauretan hemen egon gaitezke ez bada motzean egiten gauzak horregatik aukera dago jarraitzeko baino bozeramaileek

esan dut moztu ba bozketara pasatuko gara bozketara pasatuko gara bozketak egingo ditugu

hamairu barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzen

bozkatuko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

beraz aintzat hartzen da lege proposamena bigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako lege proposamena industriaren sustapen eta eraldaketarako baltzua sorrarazteari buruzko ekainaren hamareko

aintzat hartzen dugun ala ez bozkatu dezakegu

beraz aintzat hartzen da lege proposamena hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena foru zerga batzuen gaineko

ogasun nagusirako sarrera gehigarriak lortzeari buruz aintzat hartzen den ala ez lege proposamena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da

laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena tribunal vasco de cuentas públicas herri kontuen euskal epaitegiaren otsailaren bosteko bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzekoa aintzat hartzen dugun ala ez bozkatu dezakegu

onartuta geratzen da aho batez bosgarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena garoñako zentral nuklearraren

ebazpenaren eta zentzu horretan etor daitezkeen energia ministerioaren erabaki eta aginduen aurrean helegitea ipintzeko beharrari buruz bozkatu dezakegu

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua seigarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euzko abertzaleak eta euskal sozialistak

bozkatu dezakegu legez besteko proposamena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratzen da jatorrizko testua